egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen esan zazpigarren puntua

gai zerrendako lehenengo puntua galdera aitor urrutia

egungo ebaluazio sistemari buruz urrutia jauna zurea da hitza

legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok

egun on denoi euzko alderdi jeltzalean bizitzarako beharrezkoak diren oinarrizko eskumenak eskuratzean oinarritutako hezkuntza eredu bat proposatzen dugu arazoa konponduz egoera edo testuinguru errealetan metodologia aktiboen bidez matematikak zientzia edo teknologia erakargarriagoak egin eta aldi berean hizkuntza eskumenak bultzatu eta ikasten pentsatzen ekiten izaten bizikidetzen eta komunikatzen ikasi era berean euskal hezkuntza sistemak sistema ebaluatzearen eta hezkuntza ikertzearen testuinguruan oinarrizko konpetentzia guztiak

ebaluatzeko prozedurak eta tresnak egitea lehenesten du horrez gain euskal hezkuntza sistemak bere ebaluazio sistema propioa izan nahi du

eta jarraitua zer egoeratan dagoen eta zer garapen duen jakiteko informazio eta datu objektiboak

euskadiko autonomia erkidegoan indarrean diren curriculumek hezkuntzari konpetentziaka begiratzeko ikuspegia ekarri eta ikasleen irteera profila planteatu dute hor sartzen da hezkuntza etapa bakoitzari dagozkion oinarrizko konpetentziak eskuratzea

informazio xehea eta alderagarria eskuratu dute ikastetxe guztiek konpetentzia hauen inguruan bi hizkuntza ofizialetan zein ingelesez

matematikarako konpetentzian konpetentzia zientifikoan gizarterako eta herritartasunerako konpetentzian eta ikasten ikasteko konpetentzian bestalde azken aste hauetan zenbait kontrako jarrera ikusten ari gara

berritzeguneekin elkarlanean diseinatu dituen probei eta pilotaje proben garapenaren aurreko zenbait ikasle eta familien kontrako

guzti hori dela eta honako hau da gaur egiten dizudan galdera uriarte sailburu andrea zein da egungo ebaluazio sistemari buruzko zure iritzia eskerrik asko
eskerrik asko urrutia jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on hezkuntzaren ikuspuntu integral batetik

eta hori lortzeko sustatu behar dira zuzentasuna gizarte kohesioa balioen hezkuntza aniztasunarekiko errespetua eta pentsamendu eta sinesmen askatasuna baita giza eskubideak eta aniztasunaren defentsa ere zentzu horretan gaur egun nazioartean hezkuntza komunitate guztiak onartzen duen premisa bat da

kalitatezko hezkuntza sistema bat eraikitzea horri esker errealitate jakin baten ezaugarriak indarguneak eta ahultasunak ezagutu ditzakegu eta ondorioz beharrezko erabakiak hartu ikastetxeentzako hobekuntzak

zalantzarik gabe ahalegin guztien ardatz euskadiko hezkuntza sistemaren ardura nagusia izan da ebaluazio sistema zorrotz fidagarri eta jarraitu bat izatea

hasi egin da modu nabarmenean azken hamarkada honetan eta horri esker hezkuntza sistemak aurrerapen esanguratsuak egin ditu ebaluazioaren kultura ezartzerakoan

ebaluazio diagnostikoen txostenak eta emaitzak

zentzu horretan azpimarratzekoa da gure kurrikulum berriek gehitu duten berrikuntza lehen aldiz ikaslearen irteera perfila jasotzen du hau da etapa bakoitzaren bukaeran

berrikuntza horrek gure ikasleek markatutako helburua lortzen duten ala ez jakiteko ebaluatzea eskatzen du

eta etxebizitzako sailburuari egina erabakitzeko eskubideari buruz iriarte andrea zurea da hitza

orain sanchistak omen zarete guztiok pse euskadiko ezkerran salbuespenak salbuespen izango da

lehen ere bai baina orain berriro ere ez dakit espektatiba edo

nazioen nazioa dela izan dituen emaitzen mapa ere esanguratsua iruditzen zait zentzu horretan horrela espektatiba horretatik

gobernuan akordioan zaudetelarik galdetu nahi nizun ea uste duzun erabakitzeko eskubidea bere baitan jasoko duen akordioa posible izango ote den

bi alderdiak eta ganbara honetan hori defendatzen dugun beste indar politikoen artean adostu dezagun eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko

ponentzia horretan edozein kasutan arriola jauna egia esan ez nuen besterik espero eta arduraz esaten dizut gobernuan ardurak dituzue adostasuna aldarrikatzen duzue

baina muzin egiten diozue legebiltzar honetan alderdi gehiengoak aldarrikatu dugunari eta hitz eman dugunari eta hori izan da

herritarren eguneroko bizitza zuek esaten duzuen bezala

eta jateko gauzen inguruan egunerokoa eta etorkizuna beraiek erabakitzea eta eztabaida horren erdian beraiek egotea horri muzin egiten diozue zentzu horretan no news arriola jauna eta no news good news esaten da baina kasu honetan esango nuke

news direla izan ere orain arteko formulak frogatuta bait daude eta beste batzuk frogatzeko aukerarik ez baituzue europan gertatzen ari da herrialde demokratikoetan gertatzen ari da eta zuek beste alde batera begiratzen duzue miran para otra parte y ustedes que tanto dicen que nosotros nos ponemos

eufemismo nazio kulturala ez dakit ze nazio edo jose azurmendi filosofoak esango lukeen bezala nazio patata baina nazioak berak ere badauka bere definizioa nazioaz eskubide zibil eta politikoen

eskubidea dutela eta eskubide horren arabera askatasunez garapen ekonomiko sozial eta kulturalez hornitzen direla nazio bat existitzen dela onartzen baduzue

erabakitzeko eskubidea utzi alde batera eufemismoak

buelta bat eman behar diozuela buelta bat emateko prest dagoela zure alderdian pertsona bat baino gehiago eta buelta bat eman ezean betiko formulek betiko erantzunak emango dizkigutela euzko alderdi jeltzaleko jaun andreok esan ziguten eskuak libre zituztela kontu honetan libre beharko dituzte dudarik gabe

eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera cristina macazaga

hezkuntzako sailburuari egina aldaialde ikastetxeak eskola garraioa izateko egin duen eskaerari
hezkuntza sailak emandako ezezkoari buruz macazaga anderea zurea da hitza mila esker lehendakari anderea egun on guztioi

a los alumnos y alumnas de aldaialde mila esker eskerrik asko macazaga anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

macazaga andrea gasteizko zabalgana auzoa aldaialde haur eta lehen hezkuntzako ikastetxea dagoen auzoa bi eskola barrutietan dago banatua banaketa hau funtsezko bi arrazoiengatik gertatzen da

gorako hedadura dauka auzoak eta bestalde auzoaren iparraldeak

nahiko plaza duten ikastetxeak oto hiribidea eta trenbideren artean gelditzen den tartea bigarren eskola barrutiari dagokio

hirugarren eskola barrutian dago kokatua azaldu dudan zonifikazio hau eskolatze bermeen batzordeak onartu zuen batzorde horretan

itunpetako zuzendaritzak guraso elkarteak eta baita sindikatuen ordezkaritza ere

hezkuntza sailak gasteizko udalari lursail berri bat uztea eskatu zion

bi eta hamabi urte bitarteko hiru lerro hartuko dituen ikastetxea egiteko

eskerrik asko uriarte anderea macazaga anderea zurea da hitza

lurralde antolamenduaren gidalerroak berrikusteko jardunaldiei buruz

ordenación del territorio y vivienda eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina doako laguntza juridikoari buruz ruiz de arbulo jauna

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko san josé anderea zurea da hitza

anderea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina zaia ibaiko dikearen kontra hiru kontzejuk aurkeztu duten errekurtsoa izapidetzeko

existen realmente eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina alokabide sa sozietate publikoaren antolakuntzari buruz

arriola jauna zu buru zaren ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitza sailean legegintzaldi honetarako hainbat helburu erronka eta

etxebizitza politika hobetze aldera eta hainbatetan entzun ahal izan dugun bezala helburu nagusietako bat alokairura bideraturiko programak indartzea da herenegun bertan egin zenituen adierazpen batzuetan gogoratu zenuen

bizigune programan bere osotasunean alokabidek kudeatzen duen programa

asmo handiko egitasmo horiei erantzuteko alokabide sozietate publikoaren antolaketan egokitzapen batzuk egitea eta berau indartzea beharrezkoa iruditzen zaigu legegintzaldi honetarako aurreikusten diren helburu erronka eta proiektu hauei erantzun ahal izateko

alokabide sozietate publikoa indartzeko eskerrik asko

arriola jauna bai alokabideren gardentasun atarian aurreko ostegunean publikatu zen

berri honetan indarrean jarri eta bi hilabete pasa beranduago publikatu dena por cierto

alde batetik pertsona eta zerbitzu zuzendaritzak eta bestetik ekonomia eta finantzen arduradun zuzendaritzak

arrazionalizazio estrategia dokumentuan jasota dagoen moduan alokabidek guztira lau zuzendaritza ditu onartuak eta prozesu honetan ez zen aurreikusten inolako aldaketarik are gutxiago zuzendaritza berriren sorrerarik

sei datoz jasota bi lanpostu berri hauen sorrerak funtzio publikoaren onarpena duen jakin nahiko genuke lanpostuen zerrendan gardentasuna atarian publikatuta dagoena

jasota datozen lanpostu guztien profil fitxak datoz baina antolakuntzan eman diren aldaketa guzti horiek

funtzio publikoaren onarpena du hau ez dator bat sektore publikoaren arrazionalizaziorekin behintzat lanpostuen zerrendan emandako aldaketa hauen legezkotasuna eta gardentasuna bermatzen duen funtzio publikoren justifikazio txosten batean oinarriturik daude aldaketa guzti hauek hirurogeita bost barra bi mila hamaika dekretuaren eranskinean jasota dagoen alokabide sozietate publikoaren estatututan dio

hogeita hamalau artikuluan konkretuki zuzendari nagusia

eta alokabideren gardentasuna atarian irakurri genezake bere egituran esleipena eskeko kargu publiko bakarra zuzendaritza nagusia dela

sortu diren arloko bi zuzendaritza berri horiek ezin direla esleipena eskez egin hau da ulertu genezake barne promozioz egin direla edo egin beharko liratekela behintzat baina iritsi zaigun informazioaren arabera hau ez da horrela izan

ez dira barne promozioz aukeratu ezta meritu lehiaketarik edo antzerako prozesurik abian jarri bi izendapen hauek egin dira eta esaten ari naizen hau oso oso larria da agian legearen irakurketa zorrotza eginik alokabide

baina aitortuko didazu demokratikoena hori dela langile guztiek beharko lukete aukera izan horrelako ardura postuetara iritsi ahal izateko
berdintasun printzipioa da hau eskerrik asko

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain
euskal talde popularreko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina

kokaturiko komunikazio zentroen instalazioengatik zeinek ez duten hor kokatzeko baimenik ordaindu beharreko kanona dela eta itelazpi

instalaciones como euskal telebista gasteiz irratia eusko irratia

sailburuok legebiltzar jaun andreok egun on guztioi

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora lópez de ocariz a ver primero

diru sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko irizpideen inguruko salaketari
buruz kortajarena andrea zurea da hitza legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok artolazabal sailburua egun on

kostata eta esan daiteke beste erremediorik gabe lanbidek diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketan erabiltzen diren irizpideak publiko egin zituen lehen aldiz joan den apirilean eta orain gutxi jakin genuen auzibidean direla eta errekurrituak izan daitezkeela eragileek eginiko salaketa baten ondorioz orain gutxi izan genuen irizpide horiek publiko egin beharraren inguruko eztabaida legebiltzarrean eta orduan ere komentatu genuen

diru sarrerak bermatzeko errentaren eskubidea bermez gauzatu ahal izateko baino funtsezkoa zela era berean irizpide hauek eztabaidatu ahal izateko errealitatearekin eta bakoitzaren askatasunarekin

izan ditzaketen talkak aztertu eta elkarrekin zuzendu ahal izateko

jokorako arauak argitzearekin batera ba kartak mahai gainean geratu dira ageri agerian eta denbora kontua zen eztabaidagai bilakatzea eta denbora kontua gertatu dena

laburrean gogoratzeko diru sarrerak bermatzeko errentak badu araudi bat legearen garapenetik datorrena legearen espirituarekin eta helburuekin bat datorrena

diru sarrerak bermatzeko errentaren legeak arautzen ditu berau jasotzeko oinarriak baita eten eta kentzekoak ere

aplikatzen diren barne mailako irizpideak dira funtsean eta praktikan ebazten dutenak nori eman eta nori kendu diru sarrerak bermatzeko errenta eztabaida horretan esan genuen bezala irizpide horiek ez dira nolanahikoak egun horretan gutxienez kuriosoak zirela esan genuen

zer diren edo nola kalifikatu daitezkeen baino gutxienez eztabaidagarriak direla esan daiteke diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan sarriegi gertatzen den bezala irizpide hauen karga moralizantea tamainakoa da eta onuradunen inguruko aurreiritziak ere

izan daiteke irizpide horiek maila batean behintzat talka zuzena egiten dutela onuradunen errealitatearekin

hauen bizitza proiektuak askatasunez aukeratzeko eskubidearekin eta hori sistema honekin bakarrik gertatzen da ez da beste inon gertatzen

oso oso presente dago pentsa daiteke araua argi izanda irizpide horiek

eta ez sistemara ekartzea egoera larritan dauden pertsonei gauzak erraztu beharrean nabarmen zailtzera datozen irizpideak direla ematen du

seguruenik hori egongo da irizpide horiek hainbeste denboran publiko izatea ukatu izanaren atzean arartekoak ere hitz egin du irizpide hauen inguruan eta bere postura ere ildo berean dago kokatua proportzionaltasuna eskatu du arartekoak eta argi esan du el celo y la severidad

generan a menudo situaciones surrealistas y excluyentes aipatu beharra dago zazpiehun lagunei kendu zaiela diru sarrerak bermatzeko errenta irizpide hauen aplikaziotik bost milatik gora izan daitezkeela gutxi gorabehera

hauengatik hauetan askotan beraiek kontziente izan gabe ere

lanbideren kontrako salaketa jarri duten eragile sozialek ere

irizpideetatik hogeita zortzi errekurritu dituzte horietako hamazazpi legez kontrakoak direnaren ustetan

legalitate printzipioaren kontra ari da lanbide legean jasotako baldintzak eta eginbeharrak egin behar horiei gehigarri batzuk eskatzen direnean

ekar daitezela legera eta badirudi zuek ere hala ikusten dezuela ze errekurrituta dauden zera horien irizpide horietako batzuk edo antzeko batzuk

aurkeztutako neurri horien inguruan ere jasota daude adibidez errolda eta

planteatzen diren erreforma horien inguruan eta orain gasteizeko epaitegi batek tramitera onartu du salaketa hori eta salaketa horretan

bertan behera utzi dezake sententzia firme bat izan arte hogei eguneko epea eman zaio lanbideri errekurtso horri erantzuteko eta jakin nahi genuke

ze hausnarketa egiten duen gertatutakoaren inguruan eta ze eragina izan dezakeen honek hurrengo hilabeteetan aurrera eramango den erreforman

epaia argitu bitarte horretan baina esaten nuen bereziki inportantea dela jakitea gertatutakoaren inguruan sailburuak eta bere taldeak egiten duen hausnarketa

egun hauetan emango den eztabaida horren elementu funtsezkoak hemen kokatuak daudelako askotan esan dizu gure taldeak sailburu andrea

hasitako bidean alderdi popularrak eta zenbait komunikabidek

oso gertu ikusi dugula jaurlaritza baita diskurtsoan ere kontrola eta iruzur presuntzio hori eztabaidaren erdigunean jartzean

zuen posturak eta alderdi popularrarenak oso gertu gertatzen direla gertuegi gure kasuan eta

honen inguruan eta ikusten duguna da ba legea bere espiritua

azken hilabeteetan zureganatzen ari zaren diskurtso horretan talka bat sortzen dela eta talka horrek ez ditu ahalbideratzen oraingo prozesuan behar ditugun horiek irekitzea txuri eta beltzaren arteko eztabaida batean kokatzen gaitu eta guri hori gure iritziz ez da batere egokia

eztabaida antzua dela faltsua dela eztabaida desitxuratu eta desenfokatu baino ez duela egiten eta bide zuzenetik ateratzen gaituela egin dezakezu fu edo fa

horrela da irizpideen inguruan hartu daitezkeen erabakiak iruditzen zaigu inflexio puntu bat izan daitezkeela zentzu horretan bide bat ireki dezaketela

du sailburuak irizpideekin gertatutakoaren inguruan hausnarketa bat egin eta diru sarrerak bermatzeko erreformari heltzeko bide egokian kokatzeko uste dugu garaia dela eztabaidari behar den terminoetan heltzeko rgiaren arazoa ez da iruzurra arazoa ez dira onuradunak

arazoa da batzuk oso ondo gauden bitartean besteak pobrezia gordinenean daudela pobrezia geratzera datorren errealitate bat dela gurean datuek argi azaltzen dute kronifikatzen den pobrezia gordin batera goazela

eta badirudi horri buruz zuek ez duzuela erantzun nahi eta gainera

nabarikoa da gure baldintzapeko prestazio ekonomikoen sistema dagoeneko ez dela nahikoa duintasunez bizitzeko eta bazterketa egoera horiek

duinki bizi daitekeela irizpideen errebisioaren ildotik eskubide

garaiz zabiltza artolazabal andrea diru sarrerak bermatzeko errentari dagozkion aspektu guztiak optimizatzea

tresna gisa sendotzea izan behar dugu helburu kolektibo norabidea zuzenduta

funtsezkoa da diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko kontsentsuak berreskuratzea baina oso tentuz oso tentuz aukeratu behar dituzu zure bidelagunak aukera egin behar du jaurlaritza honek aukera nabaria alde batera

eta hasi zaitezke irizpide horiek birpentsatzen hasi zaitezke zuen postura horretan

aplikatu ezazu birpentsatze horretan aplikatu irizpide horien irakurketan errugabetasun printzipioa kendu antifaza

eta eskatuko dizut zuek hainbestetan eskatzen diguzuena errealismo printzipioa aztertu benetan eskuartean dugun erronka zein den

euskal herria bilduren eskua zabalik izango duzu beste bidean murrizketen bidean

kriminalizatzailea den bide horretan gure bidean

artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera tinixara guantxe suarez elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

irizpideen agirian jasotako betebeharrak aplikatzeari buruz guantxe andrea zurea da hitza

egun on guztioi legebiltzarkideak sailburuak

eskerrik asko guanche anderea erantzuteko artolazabal anderea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal anderea guanche anderea zurea da hitza

artolazabal andrea denbora bukatu zaizu gai zerrendako hamabigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina

duen eraginari buruz ubera andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

buruari non ote dagoen hezkuntza sailburua non dago uriarte andrea hezkuntza batzordean ez izugarrizko oztopoekin aurkitzen garelako agerraldi eskariei erantzutera etor dadin sailburu andrea hezkuntza mahai sektorialean ez langileekin adosten ikusten dugulako ez dagoela negoziaziorik barakaldon ez agerian geratu delako

aurpegia eman beharrean konponbideak bilatu beharrean

erantzukizuna besteei pasa eta la milagrosaren ikastetxea kondenatu egia esan hezkuntza sailburuaren arrastoa jarraitzea ez da

sailburua aurkitzea behintzat gaur hemen zaitugu eta

presentzia eskertuko genizuke ere planteatu dugun ondorengo galdera erantzungo bazenu hezkuntza sailak uste al du

barakaldoko hezkuntza eskaintza hobetzen duela eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

ubera andrea dakizunez bi mila hamazazpiko honetako urtarrilaren hamaseian

ordutik luze eta zabal eztabaidatu dugu legebiltzar honetan eta gai honen inguruan eman ditugun pausu guztien inguruko berri zehatza ere ekarri dugu joan den otsailaren hiruan osoko bilkura honetan azaldu nuen bezala

horiekin batera duela hilabete bat baino gutxiago maiatzaren hiruan izan zen hezkuntza batzordeak

beraz gai honen inguruko berri emateak eztabaidak azterketak eta akordioak ugariak izan dira eta legebiltzarrak berak

eskerrik asko uriarte andrea ubera andrea zurea da hitza

galdetu dizut ea milagrosaren itxierak barakaldoko hezkuntza eskaintza hobetzen duen edo ez zeren ez badu hobetzen ba garbi dago hor inplikatu behar zarela eta ez zarete inplikatu ez zarete inplikatu ez da egon ez eztabaidarik

hezkuntza komunitateko eragileak hartu ez da egon ez negoziaziorik ez elkarrizketarik ezta adostasunik eta egin duzun gauza bakarra da bizkarra eman eskua garbitu eta erantzukizuna besteei pasa eta egin duzuena da pseren eta alderdi popularraren laguntza estima ezinarekin ikastetxe bat itxi ikastetxe bat itxi

barakaldoko hezkuntza eskaintzaren egoera nahiko konplikatua baldin bazen orain

jartzen duzu hori da hezkuntza sailak bultzatu behar duen kalitatezko hezkuntza hori da kalitatezko hezkuntza garatzeko baldintzak bideratzea uriarte andrea hau momentu aproposa zen barakaldoko hezkuntza komunitatean eskua hartzeko dauden beharrei erantzun bat

ditugun arazoak probestu behar dira konponbideak emateko eta dagoen egoera konplexuari buelta emateko baina ez beti kontrako

toki guztietan ez dira baliabide berberak behar

ea ikasten duzuen eta iruditzen zait hor ez duzuela

jokatu hau ez da hezkuntza sailburu baten jarrera eta berriro ere

agerian geratu da legegintzaldi osoan zehar eta aurreko legegintzaldian egiten ari zaretena familiei ikasleei hezkuntza komunitateei irakasleei

utzi eta eskatu nahi dizuguna da mesedez jarrera aldatzeko beste ekarpen bat egingo dugu beste proposamen bat mahai gainean jarriko dugu eta benetan aztertu

bakarrak izan gara ekarpenak mahai gainean jarri dugunak eztabaidatzeko prest egon garenak elkarrizketarako prest egon garenak negoziatzeko eta bidea emateko konponbideari
eskerrik asko ubera andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio bere esku dauden beharrezko kudeaketak egin ditzala barakaldoko la milagrosa ikastetxearen jarraipena bermatzeko

eta hezkuntza proiektuaren jarraipena ahalbideratzeko ikastetxeko egungo langileok edota guraso elkarteak kooperatiba bat eratu eta ikastetxearen titularitatea bere gain hartzen badute

eusko jaurlaritzari eskatzen zaio trantsizio garai bat ahalbidetu dezala horretarako

erabiltzeko aukera aurkitzen betiere dagoeneko aurreikusitako erabilerekin

sigue su curso legez besteko proposamenak aipatzen duen iragankortasuna betetze aldera hezkuntza erantzunik egokiena ematea guri dagokionez beharrezkoak diren ez ohiko neurriak hartu ditugu eta hartzen ari gara honela matrikulazio prozesuan atzera egiteko aukera

gainera plazen planifikazioa ez ohiko egin da ez ohiko neurriak zehatzak barne hala nola

ehuneko hamareko matrikulazioa zenbait ikastetxek eskatu digute dagoeneko neurri hau matrikulazio erraztu eta familien berariazko eskariari erantzuna emateko jaurlaritzak

guztioi sailburuak edo norbait hitz egiten ari denean ixo mesedez

euskal talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina haur gizeneriaren prebentziorako plana egiteari buruz

eskerrik asko presidente anderea egun on legebiltzarkideok

gaur hona ekartzen dugu gai garrantzitsu bat obesitatea eta pisu gehiegi izatea arazo larria da gure osasun publikoan arazo sanitarioa baino gehiago da esan dezakegu arazo soziala dela

delako ikuspegi integral batetik aztertu behar da esparru

y crónicas esan dezakegu obesitateak gaixotasun

umetan detektatzea eta laster konpontzea

onak sustatzen ariketa fisikoa egin elikadura osasungarria

garrido andrea darpón jauna zurea da hitza erantzuteko

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea egun on guztioi zuk esan duzun bezala eusko jaurlaritzak legealdi honetako gobernu programan

aurreikusi du ez arazo bat dugulako baizik eta herrialde batzuetan jadanik arazo larria bihurtu den obesitatea prebenitzeko izan ere kontzeptu bat argi daukagu osasuna

guztietan ildo horretatik desberdintasunen kausen zergatiak jorratu behar ditugula uste dugu esparru horretan hain zuzen era kokatu behar dugu haurren obesitate plana

baino egingo dugu haurren obesitatea prebenitzeko plan bat

gai honetan ados egoteak esan dudan bezala obesitateak eta berari lotutako gaixotasunek gora egin dute hamarkadetan horregatik argi daukagu arlo honetan lan egin beharra dagoela plan zehatz baten bidez haur eta gazteen obesitatea murriztea izango da gure helburua ariketa fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarrituz

salud en todas las políticas gaur hiru umetik batek arazoak ditu loditasunarekin obesitatea arazo publiko bezala onartua izan da

euskadin ezin dugu esan arazo larri baten aurrean gaudenik baina

eta premiaz jabetzen da horregatik hain zuzen ere elikadura osasuntsuaren programa

programa horren ondoren haurren eta gazteen obesitatea prebenitzeko plan espezifiko bat garatuko dugu beraz garrido andrea lanean ari gara konpromisoa hartu genuen eta guk bete egingo dugu baina
bakoitzak bere erritmoa eta ordena eraman behar du emaitzak onak izatea nahi baldin badugu eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna
gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

unibertsitate ospitalearen barneko santiago ospitaleko larrialdien kolapsoari buruz

egun on bakartxo tejeria andrea egun on

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna egia esan

hau da zure galderan gripearen eraginez urtarrilean egondako saturazio puntual bati buruz ari zara dakizunez guk gai honen azalpen guztiak zehaztasun osoz martxoaren hogeita batean eman genituen osasun batzordean como decía el pasado veintiuno de marzo

langileen profesionaltasunari eta inplikazioari esker aurtengo gripe kanpainari ere aurre egin diogu

de urgencias de álava eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza bertatik

uria jauna jar ditzagun gauzak bere lekuan gripeaz ari bagara argi utzi behar da ez dagoela munduan gripea noiz helduko den noiz arte iraungo duen eta zer eragin mota izango duen dezakeenik ondorioz gripe epidemia bakoitzari aurre egiteko behar izango diren baliabideak zehaztasunez

osasun sailak eta osakidetzak hainbat neurri hartu zituzten besteak beste bost gehiago egokitu giza baliabide gehiago kontratatu

aurreko gripeari begira gelditu beharrean hurrengo gripeari aurre egiteko eta beste hainbat plan ekintza eta jarduera aurre ateratzeko lan egiten ari garela

gai zerrendako hamabostgarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak

erabilera turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletako ostatuen inguruan casanova jauna

eguerdi on guztioi eguerdi on retortillo jauna sailburu jauna lehenengoz eta behin esan behar dugu ez dakigula zer kontatuko diguzun eta nola erantzungo diguzun

ez dakigu kontenido aldetik nola egongo zaren baina denbora aldetik esan behar dizugu dagoeneko gauza bat eta da berandu zatozela

daukan zentralitatea kontutan hartuta daukan lehentasun izaera eta daukan urgentzia maila dagoeneko gizarteak eta baita ere legebiltzarrak ezagutu behar zuelako

jaurlaritzak zein ekimen mota planteatuko duen gai honen inguruan

jarri nahi duen mahai gainean ez dut asmatzen nik hau lehentasuna denik jakingo duzuenez eta denok dakigunez pasa den legealdiaren amaieran turismo legea aprobatu zen

lehentasunezko prozedura batekin aprobatzeko arrazoia izan zen hain zuzen ere egoera berri honi pisu turistikoen egoera berri honi irtenbide juridiko eta

zitzaiola egin zen lehentasunezko izaera horretatik eta zuek jaurlaritzan sartu zinenetik sei hilabete pasa direnean oraindik

zer egingo duzun begi bistan dagoen errealitate baten aurrean eta errealitate hori da fenomeno konplexu hau arautzeko lege bat martxan jarri zela baina legea ez dagoela aplikatzen legea ez dela

eta daudela sekulako hutsuneak eta gabeziak legea aplikatzerakoan pisu turistikoen fenomenoa konplexua da errealitate berria agian ez hain berria baina oraindik

onuren artean esan behar dezakegu pisu turistikoen bidez turismoa deszentralizatzeko aukera dagoela zeren azpiegitura oso astunak eduki gabe

ezohizko tokietara pisu partikularretara baita ere aukera badago dirua irabazteko hainbat pertsona erabiltzeko bere etxebizitza diru iturri osagarri bezala eta

elkarbizitza etxeko jabearekin edo ohikoak ez diren auzo batzuetara joateko aukera ematen dizu onurak daude eta beraz uste dugu

logelen eskaintza hori baina arriskuak ere egon badaude eta ezagutzen ditugu turismoaren deszentralizazioa bultzatu badaiteke ere praktikan eta de facto gertatzen ari dena dela kontrako fenomenoa turismoaren kontzentrazioa hainbat gune desiragarrienak direnak edo turistentzat eta turismoaren zentralizazio horrekin

bertako ohiko bizilagunen desplazamendua egia da etxebizitza partikular batean aktibitate turistiko bat garatzea ba deserosoa izan daiteke

hainbat pisu turistei alokatzera dedikatzera suposatzen duena

igoera egon daitekeela negozio gehiago egon daitekeela turistei alokaerak prestatzen eta ez

ohiko bizilagunentzat eta baita ere eskaintzaren alojamendu eskaintzaren biderkatzea suposatu dezake masifikazio bat eta

euskal turismo ereduaren kontrako efektu hori argi dago ekiditu behar dela

nola ikusten zuen eta zein zen konposizioa gobernuak egiten zuen konposizioa horregatik galdera batzuk egin genituen gai honen inguruan galdetu genizuen ea zenbat etxebizitza dauden erroldatuak dagoeneko esan zeniguten

gutxi gora behera galdetu genizuen ea zenbat uste zenuten porque egia da

erroldatuta daudenak eta benetan zenbat eskaintzen ari diren de facto eta esan zeniguten

galdetu genuen ere zenbat ikertzaile eta zenbat pertsona daude konprobatzen benetan

daudela esan zeniguten eta galdetu genuen ere zenbat zigor prozedura martxan dauden eta

oraindik errealitatea esan dudan moduan bestelakoa soilik donostian daude seiehun etxebizitza erroldatuta eta

publikoak diren web orrietan egin dugu ariketa txiki bat eta begiratu dugu ba beste toki batzuetan zenbat etxebizitza dauden erroldatuta eta zenbat dauden

barakaldo sei etxebizitza erroldatuta hamalau eskaintzen dira

zero erroldatuta bost daude la bastidan bi eta hamairu bakion hiru eta hogeita lau ikusten dugun aldea nabarmena dagoela

eskerrik asko eskerrik asko retortillo jauna casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

presidente anderea eskerrik asko señor casanova

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera lander martínez hierro

petronor bilboko arte ederretako museoaren patronatuan sartzeko lankidetza akordioari buruz martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea sailburuak legebiltzarkideok

maiatzaren hogeita hiruan anuntzio bat egin zen elkarkidetza akordio baten sinadura petronor eta bilboko arte ederretako museoaren artean petronor museo honen

baita ere anuntzio berberean beste aldetik informatu egin zen elkarkidetza

honen lehenengo aktuazioa erakusketa handi baten gisa izango zen erakusketa tenporal bat hurrengo tituluarekin colección

museoan izango da bbk gelan hurrengo uztailaren hogeita zortzian eta urriaren hogeita hiru arte egongo da irekita beraz galdera hurrengoa da zertan datza petronorrek eta bilboko

patronatuaren arteko lankidetza akordio honek eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko sailburu jauna zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

petronor enpresak bere nahia eta asmoa agertu zuen bilboko arte ederretako museoarekin lankidetza bideren bat zabaltzeko eta erakunde bietako ordezkariek izan zuten harremanaren ondoren

bidea ematea akordio posible bati eta horrela pentsatu zen eta erabaki zen aldi bateko erakusketa bereziak

akordio bat egitea bi erakundeen artean akordio horri konbenioaren edo hitzarmenaren itxura edo forma eman zaio lau urteko iraupena izango du eta aukera izango da urtez urte beste lau urtez ere zabaltzeko hitzarmen hori hitzarmen honetan petronorrek konpromiso bat hartzen du eta konpromisoa izango da laurehun mila euroko aportazio ekonomiko bat egitea

museoaren patronatuak onartu zuen petronorri

izaera aitortzea bi mila hamazazpian izango den programazio berezi hori izango da

izeneko erakusketa bat zabaltzea bilboko arte ederretako museoan operazio handi bat da eta bi mila hamazazpigarrena urte honetan operazio horri modu berezian erantzuteko

egingo du eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna martínez jauna zurea da hitza

denbora mesedez amaitu zaizu denbora zupiria jauna zurea da hitza

galdera jakin eta zehatz bat egin didazu galdetu zeintzuk diran izango dituen abantaila fiskalak eta

badago legedi normatiba arau fiskal bat bizkaian onartutakoan publikoa dana eta horri egokituko zaio

bertan sartu diren enpresei ematen dizkien abantailak ezagunak dira

eta museoaren web orrialdean daude trukean ematen diren gauzen artean dago

aukera ohorezko pasu batzuk ematen dira enpresak erabili ditzan

museora sartzeko gonbidapen gratuito batzuk egoten dira enpresa horientzat

museoak antolatzen dituen ekitaldietan eta publikazioetan eta jasotzen dituzte gonbidapenak inaugurazioetan eta ekitaldi berezietan parte hartzeko momentu honetan honen moduko bederatzi patrono daude museoaren

alicia koplowitzen erakusketaren inguruan

horren erdia ordainduko da erakusketa montatzeko behar diren garraio eta aseguruetan eta

uzten dituzten obra hauengatik nik uste dut museoarentzat aukera haundi bat dala batetik

ikusiko delako modu pribatu batean honen moduko erakusketa bat bere zabalera guztian parisen egon dira obra batzuk orain bilbora etorriko dira parisen berrogeita hamairu izan dira eta bilbon laurogeita hamaretik gora izango dira

asko eta bilduma honek uste dut balore handia daukala bai ikuspegi artistiko batetik

eskultura lanengatik eta nik uste dut kulturaz gozatzeko aukera badela eta gonbidapena egiten dizut martínez jauna

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren

segurtasuneko sailburuari egina arabako mendialdeko lapurretak ikertzeari eta

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

lan eta justiziako sailburuari egina eusko jaurlaritzak ekonomia sozialaren gaineko espainiar
estrategia berrian parte hartzeari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias señora